egun on guztioi bakoitza bere eserlekuetara mesedez

laugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordearen irizpena

egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria den garamendi andreak dauka hitza

presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideak

gaur amaituko da kidegoen eta eskalen lege proiektuaren ibilbide parlamentarioa gobernu kontseiluak bi mila hogeiko abenduaren batean

legegintza egutegia betez otsailaren hogeita bian nik hala eskatuta

ganbera honetan talde parlamentarioei testu horren garrantzia

gaur berriro hemen nauzue oraingoan osoko bilkuraren aurrean eta bere garaian egin nuen bezala proiektu honen alderdi esanguratsuenak jorratu eta azalduko ditut ezer baino lehen azpimarratu nahi nuke kidegoen eta eskalen legearen proiektuak administrazio publikoaren

eta haren antolaketa egitura egokitzea duela helburu nagusitzat

ze horrekin batera enplegu publikora iritsi eta ezartzeko prozesuak errazteko tresna ere izan nahi du erronka handi honetan ez gara hutsetik hasi euskal autonomia erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako kidegoak

antolatzen duen bat barra bi mila lau legea bidelagun izan baitugu izan ere lege horren bidez giza baliabideak antolatzeko eredu bat ezarri zen funtzio publikoaren sei

legean aurreikusitakoa arau honek funtzionarioak kidegoetan eta eskalatan taldekatu zituen

hori guztia enplegu publikoa antolatzeko helburuarekin eta baita funtzio publikoan

arrazionalizatzeko asmoarekin ere hamabost urte baino gehiago igaro dira gaur egun indarrean dagoen legea onartu zenetik

bai hezkuntza sisteman bai funtzio publikoaren eremuan hezkuntzari dagokionez

nabarmen aldatu da batez ere bolonia planaren ondorioz esaterako lehen titulazioen katalogo bakarra zegoen lekuan

gainera esparru akademikoan sortutako testuinguru berri horri funtzio publikoaren eremuan sartu diren aldaketa batzuk gehitu zaizkio batez ere

estatutuaren onarpena horren ondorioz autonomia erkidego bakoitzak definitu eta arautu behar dituen enplegu publikoko taldeen

definizio berriak sortu dira hori dela eta beharrezkoa da

erregulazio horrek gainera eragin zuzena izango du funtzio publikoaren

gainera funtsezko tresna bat emango dio administrazioari giza baliabideen antolaketa egokitzeko eta enplegu publikorako hautaketa prozesuak

honenbestez zalantza izpirik gabe esan daiteke gure administrazioarentzat

funtzio publikoaren esparruan erronka ugari ditugu gure gain bide horretan legebiltzarrak gaur argi berdea ematea espero dudan lege tresna hau oso erabilgarria izango delakoan nago euskadiko administrazio publiko guztietan

dira gure kudeaketaren ardatza legegintzaldi honetan azken finean kontua da guztion artean gure herriko bizilagun bakoitzari
zerbitzurik onena ematen jarraitzea eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea taldeen txandara pasatuz mistoa
martínez andrea zurea da hitza ez du hitzik hartu behar talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

pretende regular besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

eskerrik asko gallástegui andrea eh bildu taldearen ordezkaria garcia andrea zurea da hitza

egun on guztioi gaur eztabaidatuko dugun kidego eta eskalen legea orain dela urtebete

eta esanda badago ere nik ere gogoratu nahi ditut lege honi jarri zitzaizkion bi helburuak bat administrazio publikoaren kidego eta eskalak erregulatzea eta bigarrena behin behineko enplegu publikoa egonkortzea bigarren helburu horregatik lege honek piztu zituen sindikatu eta langile interino

eta espektatibak ere bai sailburu berak legearen aurkezpenean esan zigun lege honen helburuetako bat zela administrazio publikoaren arazo handienetakoari

erantzuna izan zen gobernuak euskal administrazioko behin behinekotasun tasa altua murrizteko prozesuekin

prozesua geldiezina zela eta borondatea eta determinazio irmoaz hitz egin zigun era berean esan zigun

hasieratik baikorrak izateko arrazoi askorik ez direla egon izan ere gobernuak legebiltzarrera ekarri du aurreko legegintzaldian aurkeztutako

sindikatu gehienen desadostasuna zuela aurreko legegintzaldian eta honetan ere bai de las veintidós enmiendas que ha presentado euskal herria bildu

ezezko bozka emango diogu mila esker eskerrik asko garcia andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

gaur onartuko dugu batzordearen irizpena urriaren hogeita bostekoa eta horrekin euskadiko kidego eta eskalei buruzko legea

funtsezkoa deritzogu lege hau onartzea funtsezko tresna izango delako hurrengo

horrela aurrera egin ahal izango dugu enplegu publikoaren antolamenduan behin behinekotasuna murriztuko du

belaunaldi erreleboarekin orekatuta eta horregatik argi geratu denez

zuzenketen kontra bozkatuko dugu eta batzordearen irizpenaren eta lege honen alde egingo dugu eskerrik asko

euskal sozialistak gallastegui andreak ez du hitzik hartu behar garcia andrea

mila esker berriro euskal administrazio publikoak

horren ordez tasarik altuenak dituen enplegatzailea bihurtu da

bere onarpenarekin aukera galdu da enplegu publikoa egonkortzean

errotik eusteko zalantzarik gabe

ez duen lege bat onartzeko euskal administrazio publikoetako behin behinekotasun tasa onartezinak dauden bezala geratzen baitira mila esker

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea y

eskerrik asko larrauri andrea eztabaida amaituta bozketa dugu bototara jarriko da euskal talde popular ciudadanos taldeak erreserbatutako gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

beraz ez da onartu isiltasuna mantentzen badugu askoz hobeto bestela askoz hobeto

elkarrekin podemos ezker anitza taldeak erreserbatutako

lau bost sei zazpi eta zortzi zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita sei boto alde berrogeita bi contra sei abstentzio ez dira onartu

elkarrekin podemos ezker anitza taldeak erreserbatutako bederatzi hamairu eta hamalau zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bost boto alde berrogeita zortzi contra hogeita bat abstentzio beraz ez dira onartu

jarriko dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita sei boto alde cuarenta y ocho contra beraz ez dira onartu bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu

beraz onartuta gelditu dira bototara jartzen da irizpenaren hamaseigarrena artikulua bozkatu dezakegu

hirurogeita bederatzi boto alde bost abstentzio beraz onartuta geratu da bototara jartzen da irizpenaren bigarren azken xedapena bozkatu dezakegu

alde hogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu da bototara jartzen dira batera zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira eta honenbestez onetsita geratzen da euskal autonomia erkidegoko administrazio kidego eta eskalei buruzko legea

euneiz euskal autonomia erkidegoko unibertsitate pribatu gisa

ebazpena beraz jaurlaritzaren ez du hitzik hartu behar batzordeko kideren batek diktamenaren alde egin nahi du ez

txandara sartuko gara mistoak martínez andrea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

egun on eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gaurko eguna

arrunt bat zeren aprobatuko dena euskal hezkuntza

hezkuntza pribatu berri bat unibertsitate pribatu berri bat

sartzen den hezkuntza unibersitario batean oinarrituko den unibertsitate bat aprobatuko da gaurko egun honetan inori ez dio arretarik deituko gure jarrera ezezkoa izango dela horrela adierazi genuen gure osoko zuzenketan eta horrela adierazten dugu gaurko egun honetan arrazoi desberdinengatik eta ez pribatuaren kontrako

bat daukagulako baizik eta hezkuntza kalitatearen aldeko apustu sendo eta sakon bat egiten dugulako eta baita ere unibertsitate publiko baten aldeko apustu sakon bat egiten dugulako eta baita ere gaur aprobatuko denak ez duelako betetzen unibertsitate sistemak arautzen araudia esaten duen rekisito minimoak unibertsitate bat izateko eta baita ere berriro diogu orain aprobazio honekin euskal hezkuntza go hezkuntza sisteman sartuko delako unibertsitate pribatu bat berri bat bai dauzkagu beste bi baina hau berri hau irabazteko asmoarekin sartzen

berri honekin esaten da hezkuntza askatasuna aukeratzeko

askatasuna zortzi mila euro ordaintzeko kurtso bat egiteko unibertsitate berri honetan porque luego dependerá

ponentzian parte hartu zuten eragile guztiei aditu guztiei eta gure osoko zuzenketan eta gure lan guztian lagundu pertsona guztiei eta baita ere gaur parlamentuaren aurrean manifestatu diren sindikatu eta hezkuntza eragile ezberdinei

berriro diogu gure ezezkoa ezezko borobila izango da ez bakarrik arrazoi ideologikoengatik ere bai baina

atzean arrazoi tekniko politiko eta legalak daudelako berriro diot eta errepikatuko dut berriro

ezta proiektua ere ez eliteko unibertsitate bat martxan jarriko delako gasteizko hiri honetan hori berri on bat izango dela

baina ez herritar guztientzat eta baita ere berriro diogu proiektuaren kontra gaude ez dituelako betetzen

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua egun on guztioi bai aurretik hitz egin dutenekin bat nator esaterakoan gaur egun historikoa dela baina euskal herria bildurentzat zoritxarrez gaurkoan egun historikoa da gaur bi

mahai gainean batetik mahai gainean dagoena da euskal unibertsitate sistema blindatzea gure euskal unibertsitate sistema defendatzea eta babestea gure euskal unibertsitate publikoaren aldeko dekantazio bat egitea dago alde batetik

gaurko bozketekin gure sistemara gure unibertsitate sistemara irabazi asmoa duten unibertsitateei sartzeko alfonbra gorria jartzeko aukera bozkatuko da badakigu eajk eta psek

unibertsitate proiektuak bere abala lortuko duela legebiltzar honetan horregatik euskal herria bildun saiatu gara proiektu honetan baino euskal unibertsitate sisteman

jartzen fokua euskal herria bilduk euneiz eaeko unibertsitate pribatu gisa onartzeko lege proiektuari aurkeztutako lau zuzenketek

ez dute esan dudan bezala lege proiektua bere horretan aldatu nahi euskal unibertsitate sistemaren sistema bera aldatzea da gure helburua eta beraz etorkizunean esan dudan bezala

eta unibertsitatearen publikoaren finantzazioa blindatzea da guk bilatzen duguna eta aipatu den bezala ere irabazteko asmoa duten unibertsitate pribatuen mehatxua ixtea funtsean gure lau zuzenketen helburua da eta horregatik gaur gure zuzenketen defentsa egingo dugu

baina ezta unibertsitatean etorri daitezkeen irabazi asmo argia duten beste unibertsitate pribatu bat bera ere araba bizkaia eta gipuzkoarako unibertsitate sisteman sartu eta beraz horrelako unibertsitateek etorkizunean ere ez dezatela inolako finantzaketa publikoa izateko inongo aukerarik izan ikuspegi

gelditu behar dela deritzogulako eta horretara bideratuak daude gaur mantentzen ditugun gure lau zuzenketak baina zoritxarrez zoritxarrez egun historiko honetan ez da horrela izango eta voxen ppren

egungo euskal unibertsitate sistema gure unibertsitateen ekosistema hau erabat aldatuko da eta irabazi asmoa duen unibertsitate pribatu batek

izango ditu aurrerantzean gaur gaurkoan euneiz proiektuak legebiltzar honen abala aurreikusi genezakeen eta unibertsitate gisa eratuko da eta beraz eta hau ere inportantea da ate arriskutsu bat irekitzen da

goi mailako hezkuntza pribatuak irabazi asmoak dituenari ongi etorria egingo zaiolako euneiz sortzeko legeak nabarmen aldatuko du euskal unibertsitate mapa gaur egun hiru unibertsitateek osatzen dute euskal unibertsitate sistema

deustuko unibertsitateak eta mondragon unibertsitateak eta aipatu den bezala kide diren aldetik

badira eta horregatik dirulaguntza publikoak jasotzeko eskubide osoa dute eta gaurtik aurrera daukaten aurrekontu

horretatik laugarren batek ere izango du aukera finantzazio hori

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu eta jaun andreok egun on denoi

aspaldi hasi zen proiektu honen tramitazioa euskal administrazioan eta hori gogoratu behar dugu bi mila hemezortzian hain zuzen ere eta hainbat aldaketa egoera eta baldintzatzaileen ondoren

egokienarekin hori izan da beti gure taldearen helburua legebiltzar honetatik ahalik eta testurik egokiena ateratzen lortzea eta halaxe izan

gure proposamenak gehituz gainera abuztuan onartutako errege dekretuaren eskakizunetara egokituko da euneiz unibertsitatearen abiaraztea

erakargarria eta aberasgarria da ez bakarrik gasteizeko hiriarentzako baizik eta araba eta euskadi osoarentzako eta guk hori

desde nuestro grupo ponemos en valor euskadin beste erreferente bat izango dugu prestakuntzaren talentuaren nazioartekotzearen eta ikerkuntza gehi garapena gehi berrikuntzaren

euskal unibertsitate sistema osatzen dugunok elkarrekin gaudela eta elkarrekin

gazteei eta euskal gizarteari eskaintzen diegun zerbitzuak hobetzen jarraitzeko

a las futuras generaciones ez bilatu beraz publikoaren eta pribatuaren arteko liskarra osagarritasun

gaitasun handiagoz erantzuteko lan egin dezagun harremanak sendotzeko unibertsitate guztiak guztion onurako baitira besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko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

diogu hezkuntza sistemari batez ere goi hezkuntza sistemari arabari eta euskadiri eta bakarrik eliteko unibertsitate pribatu bat izateko bakarrik

eta berri txar bat dela hezkuntza sistemarako eta aukera galdu bat dela euskal hezkuntza sistema publikoa indartzeko goi hezkuntza sisteman

eh bildu taldearen ordezkaria bertatik zurea da hitza bai bai legebiltzarburua

zure baimenarekin oso arin erreplika honetan

bozkatuko diren kontra bozkatuko dituzuen gure lau zuzenketei bai ordea erreferentzia egin zenien

unibertsitate publikoa eta euskal unibertsitate sistema defendatzen gaur goizean egin dugun bezala legebiltzar honen kanpo aldean egon den kontzentrazio

guztiekin eta beraz horretan jarraituko dugu bide batez aprobetxatuko dut eskerrak emateko elkarrekin podemos izquierda unidari gure zuzenketen alde
bozkatzeagatik eta besterik gabe gure jarrera lege honen kontrakoa izango da eskerrik asko eskerrik asko arrese jauna euzko abertzaleak álvarez jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro legebiltzarburu andrea eta
atera naiz printzipioz ez neukan asmorik baina zuzenean bi komentario edo

eurei erantzuteko batetik elkarrekin podemoseko martínez jaunak egindako aipamena esan du

y todos eta azkenik euskal herria bilduko

zure zuzenketei aipamena egin eta bueno ni berresten naiz batzordean

esandakoan han aipatu genuen eta guk kontrastatu ondoren determinatu genuena izan zen

errekonozimendu lege bat erabiltzea gure unibertsitate legea aldatzeko eta unibertsitate legea aldatu nahi baldin bada ba bueno beste foro edo daude eta han eztabaidatzeko aukera izango dugu sakonean gainera eta ez bakarrik lukro edo ez lukroren inguruan eta

legeen eta lege proiektuen inguruan beti eraikigarria da edo eta

gure ikuspuntua besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaituta bozketa hasiko dugu

eh bildu taldeak erreserbatutako gehitzeko zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bost boto

ez dira onartu bototara jartzen dira batera irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatuko dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zortzi boto alde veinticinco contra beraz onartuta geratu dira eta honenbestez

euneiz euskal autonomia erkidegoko unibertsitate pribatu gisa onartzeari buruzko legea jarraian boto azalpena euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ez daukazu hitzik ez daukazu hitzik ez daukazu hitzik nahikoa da

bat ez daukazu hitzik gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde ez dago hitzik talde parlamentarioak egindako legez besteko

egindako legez besteko proposamena jaurlaritzak eskubide sozialen europako karta bere egiteari eta euskal autonomia erkidegoko lurraldean osorik aplikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

kortajarena andreak mesedez ez daukazu hitzik ez dizut eman

ez dizut eman ez ez ez hitza ematen dizut edo ez dizut ematen ez dizut eman ez martínez jauna ez dizut eman ez daukazu hitza ez dizut eman ya está punto

klaro zurea da hitza kortajarena andrea

ez dela beste taldeak interpelatzeko txanda aukera bat horretarako aukera zegoen lehenengo bueltan eta nonbait

beste momentu batean hitzartzea eta esan behar zirenak erreplikarako aukera edukita ez esatea eta zentzu horretan uste dut ere

eginkizuna bete beharko lukeela hori esanda legebiltzar honetan

haizerik ez dagoena esaten duen hori eta gaurko gaia prestatzen ari nintzela

burura justuki erabat ezohikoa den momentu honetan gure herriak hartu behar duen norabideari buruzko eztabaida delako gaurkoa

orain hartzen ditugun eta hartzen ez ditugun erabakiek orain egiten ditugunak eta egiten ez ditugunak

ezaugarrituko dutelako eta zeharo politikoa den eztabaida bat

araba gipuzkoa eta bizkaian euskal herri eta mundu osoan bezala

molde askotan eraldaketa handiak ekarriko dituzten aldaketa prozesu sakonei heldu beharko diegu oraintxetik hasita

digitalak ekonomia eta gure bizitzako moduak aldatuko dituzte eta euskal herria bilduren ustez aldaketa horiek

ezinbestean pandemiak eraldaketa prozesu horiek azkartu besterik ez ditu egin garapen digitalari eman zaion bultzada izugarria izan da

eraldaketa energetikoaren premia ukaezina da dagoeneko denbora ari da oso urte gutxi ditugu erregai fosilak behin betiko baztertu eta negutegi efektuko gasen isuriak murrizteko

ondorioak ikaragarriak izango dira kontrolatu ezinak hurrengo belaunaldien ongizatea gure seme alabena bai eta gurea ere arriskuan jartzeraino iraultza digitalak eta trantsizio energetikoa ehun produktiboaren eraldaketa ekarriko dute eta euskal ekonomiak

mehatxu egiten dion prozesu horretara egokitzen jakin beharko du beraz aldaketei egokitzea eta ahal den neurrian aldaketak lideratzea etorkizuneko berme bakarra bihurtu delako arriskuak aukera bihurtzeko eta eraldaketa horiek ere badatoz enplegura eta horretan gure esku izango da

enplegu gutxiago eta langabezia gehiagoko etorkizuneko mehatxu horiek neutralizatu eta momentua lanaren banaketa eta enplegu duinerako aukerak sortzeko baliatzea gure ongizate sistemaren egitura guztiak auzitan daude krisi demografikoaren eraginez eta esan bezala aldaketa hauek guztiak justizia sozialaren paradigma berriaren markoan gauzatu beharko dira

erasoaldi neoliberalak aberastasunaren birbanaketaren mekanismoak aldatu ditu eliteen alde horren ondorioz aberastasuna gero eta esku gutxiagotan metatzen ari da

estutasunak sortzen arrakala sozialak areagotzen ari dira eta horri

izan behar du gure ustez ez da arrakastarik izango ate joka ditugun trantsizio guzti horietan gizartearen kohesioa eta segurtasuna ez badira indartzen

erronka eta misio nagusi eta horrek herri bezala ekitera behartzen gaitu herri honen indar guztiak norabide zuzenean jarri beharra daukagu

hartzen ez direnek hamarkada oso bat baldintzatuko baitute

para la vida misio horretan norabide egokian gidatuko gaituen iparrorratz bat ezinbesteko dugu eta euskal herria bilduren irudiko europako gutun sozial rebisatua da

europak eskubide sozialen gutuna giza eta lan eskubideen europako katalogo osoena jasotzen duen nazioateko ituna da europako eskubide sozialen gutuna mila bederatziehun eta hirurogeikoa da baina mila bederatziehun eta laurogeita hamaseian berrikuspen sakon bat izan zuen eta egun

etxebizitzarako osasunerako hezkuntzarako eskubideaz gain lan baldintza duinetan lan egiteko eskubidea negoziazio kolektiborako eskubidea

gizarte segurantzarako eskubidea familia erantzukizunak dituzten langileen aukera berdintasunerako eskubidea pobrezia eta gizarte bazterketaren kontrako

haur eta gazteen babeserako ezgaitasuna duten pertsonen autonomia eta bizitza independenterako eskubideak besteak beste jasotzen ditu gainera mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean gehitu zitzaion erreklamazio kolektiboetarako aukera irekitzen duen protokoloa ere eta protokolo honek aukera ematen die

eskubide hauen kontra diharduten edo doazen administrazioen jardunak

bere kideak zaindu eta babestu nahi dituen herri batentzat oparotasuna denon artean banatzea helburu duen herri batentzat eta bizitza duinak bermatu nahi dituen

da gure iritziz europako gutun soziala araba gipuzkoa eta

gurean gutxieneko soldatarekin zerbait alokatzea misión imposible bilakatu da eta

emantzipaziorako tasa altuenetakoa dugu altuena ez bada emakumeak gurean orain hamar urte baino okerrago bizi gara azken bi urte hauetan gora egin du haur pobreziak bost herritarretatik bat bizi da pobrezia egoeran eta

erortzeko arriskuan direnak lau langiletatik bat ez da iristen mila eurotako soldata bat izatera

eta pasa den hilabetean sinatu ziren kontratuen ehuneko laurogeita hamara behin behinekoak ziren eta horietako portzentaje handi handi baten iraupena ez zen hilabete batera iristen

hortaz egiturazkoa da gurean eta esan bezala gurean ere ez dira garai onenak bizitzarako ziurgabetasuna nagusi den honetan

blindatzeko ezinbestekoa da lan baldintza duin eta bidezkoen aldeko zein belaunaldi desberdinen pobrezia eta bazterketa sozialari aurre egiteko aurrerapauso

bizitza duinak eta oparotasuna denon artean banatzea helburu egoerei aurre egitea zein etorkizuneko erronkei aurre hartzea ditugun eskumenak bururaino emanez

eta pertsonak babesteko tresna berriak eskuratuz horregatik aurkeztu genuen gaur eztabaidara ekarri dugun legez besteko hau legebiltzarrak

eta ondorioz bizitza duinak bermatu eta besteak beste prekarietatearen eta pobreziaren aurka zein gizarte babesean aurrerapausoak

gaurko eztabaidarekin ez gutuna bere egin dezan bere egin zezan lan politikak eta politika sozialak

horretarako politika publikoen estaldura mailan sakonduz eta ezinbestekoak diren tresna eta eskuduntza berriak negoziatzeko konpromisoak hartuz garrantzitsua da ze

bermatzeko errentaren bitartez ba pentsio baxuenak

egingo genuke edo hemen gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko

bederatziehun eta hirurogeita bostetan dago estatuan gutxieneko soldata murtzian

hemen ehuneko berrogeia da eta gure pobrezia atalasa

bere oihartzuna izango luketen nolabait izango lukete noski aurrekontuetan

ez litzake egongo murrizketarik pobrezia murrizteko inbertsioetan edo gizarte zerbitzuetan aurtengo aurrekontuetan gertatzen den bezala gutuna gure egitekotan eta jaurlaritzak bere egitekotan ditugun eskumenetan sakonduko genuke gure esku ditugun eskumen horiek topera

etxebizitzari dagokionean kontrolik gabe edo horra doazen alokairuen

eta noski gutuna gure eginez bertan markatutako bidea egiteko tresna eta eskuduntza berriak negoziatzeko konpromisoak ere egingo genituzke bere egingo lituzke jaurlaritzak tartean esaterako legebiltzar honen gehiengoak sarritan eskatu duen enplegu politika pasiboen transferentzia edo lan harremanetako esparruari dagozkion eskumenak edo

dagozkionak eta horren arabera definituko genituzke

sariak burujabetasuna anbizio politikoa eta bizitza duinen aldeko eta oparotasuna denon artean banatzearen aldeko hautu politikotik eta hori da euskal herria bilduren hautua

gutuna gure egitea eta hori aplikatzeko konpromisoa

nahi genituen gaur ez bakarrik asmoak asmoak eta horiek aplikatzeko konpromisoa bueno asmoetara iristea baino ez dugu lortu

uste dut dagoeneko argi eduki beharko genukeela bla bla bla bla bla bla gretak esaten duen bla bla bla hori ez dela nahikoa ekintzak

eta momentuak eta egoerek hala eskatzen dutela eta gure gain zerbait hartzen dugunean eta asumitzen denean propio bezala hori gauzatzeko ekinbideak hartzeko konpromisoa ere etorri behar dela horrelako

eta hori da gaur eskatzen genuena eta hori da guk nolabait gobernua sostengatzen duten taldeek aurkeztutako

emendakinean eta gerora izandako elkarrizketan ikusi ez duguna planteatzen zaiguna da nolabait bueno gure egin dezagun gutun hori eta hortik aurrera jarraitu dezagun garatzen

politiken arloan garatu beharrekoa baina ez da esaten hortik aurrerako markoa

edo hori hor markatzen diren estandarrak eta hor markatzen diren markoak izango direnik hor aplikatzen direnak beraz hor

geratzen zaigu hor planteatutakoa batez ere egoerak guretzako

momentu bat dela erakusten digulako eta hasi bezala bukatzeko nora joan jakiteaz gain bide horretan arraun egitea ezinbestekoa dela esango nuke ze asmoek ez dute itsasontzia mugitzen eta

zuen emendakinean planteatuta bezala portu berdinera eramango gaitu eta hemen iparrorratz berri horrekin edo konpartitua izan beharko lukeen iparrorratz berri honekin bestelako portu batera iristea justuagoa askeagoa berdinen artekoa

asmoa guk aske eta berdinen arteko herria lortu arte

herria lortu arte lanean jarraituko dugu iparrorratz horrekin determinazio
mila esker eskerrik asko kortajarena andrea

legebiltzarburu andrea sailburu jaun andreok legebiltzarkideok lehendakaria egun on denoi eusko legebiltzarrak bat egiten du europako gutun sozialaren printzipioekin eta euskal erakunde guztiei eskatzen die gizarte politiken garapenean jarraitzea

hori da gaur eztabaida eta bozketara ekarri den legez besteko honi ezarri genion zuzenketa badago esango duenik zuzenketa hutsala dela

badago esango duenik beti jada egiten denarekin jarraitzea proposatzen dela guk berriz

egiari zor denok ere aitortu beharko genukeelako ez gizarte politiketan eta ezta gainontzeko politika publikoetan ere ez garela hutsetik ateratzen

alde batera edo bestera denak ez esateagatik betetzen ditugula

ez naiz soilik legebiltzar talde bezala babesten dugun egungo eusko jaurlaritzan pentsatzen ari baizik eta baita foru aldundi edo udaletan ere eta halaber oraingo honetan estatua bera ere sartu beharko genuke berari ere badagozkiolako

hori da hain zuzen ere nabarmentzea nahi genuena gure zuzenketarekin alegia alde batetik eskaera eusko jaurlaritzari ez ezik erakunde maila guztiei egin behar zaiela denak baitaude inplikatuak eta bestetik aipatu maila instituzionalotan badagoela aldez aurretik egindako lan bat

baina aprobetxatu behar dena gizarte politikak garatzen jarraitu eta gizarte osoaren giza garapenean sakontzeko eta ez genuen horrelakorik ikusten

gaizki enfokatua ikusten genuen esaten zuenean legebiltzarrak bat egiten du eskubide sozialen europako kartarekin eta ondorioz bizitza duinak bermatu eta besteak beste prekarietate eta pobreziaren aurka zein gizarte babesean aurrerapausoak emateko

karta bere egin eta eaeko lurraldean osorik aplika dezala

bizitza duinak bermatzea eskubide sozialen europako kartaren eskutik baletor moduan soilik eta orain arte bizitza duinak bermatzeko ezer egin izan ez balitz bezala

are gehiago legebiltzarrak bat egiten du eskubide sozialen europako kartarekin esatea oso ondo dago adierazpen politiko gisa erabat ados

bere onespenaren adierazpena bi mila hogeita bateko maiatzaren hamazazpian eman eta aurtengo uztailaren batetik aurrera indarrean baitago ordenamendu juridikoa da eta erakunde maila bakoitzari dagokio bere eskumenen arabera honako hau onartua izan den baldintzetan aplikatzea hortik besteak beste hasieran azaltzen genuena eskaera maila instituzional guztiei zuzendu beharrarena alegia bizitza duinak bermatzeko borroka atzetik

bestalde beharbada ekimen honen asmoa beste gai batzuez hitz egitea izan daiteke gutxieneko soldatak pentsioak beno oinarrizko errenta unibertsalaren eztabaidara etorriko da ez dut uste hori ere gaur sakontzeko momentua denik baina ekimenaren esaldi batean esaten den aprobetxatuz

gizarte kohesiorako eta aipatu direnak bezalako datuak lortzeko ezinbestekoa den diru sarreren bermearen errentatik ahalegin berezia egiten du pentsioak osatzeko

iragarria dagoen diru sarreren berme errentaren aldaketarako legean azken egunotan estatu mailako bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskualdatzearen konpromisoa eta honen

gobernu honek bukatzeko ez nuke iruzkinik egin gabe utzi nahi

jatorrizko ekimenean esaten da dauzkagun eskumenak bururaino eraman beharko genituzkeela

ez dizut ongietorririk emango ofenditu egiten baitzarete baina ez dizkizut lezioak onartuko

sarritan gehiegitan bakarrik eta denetarik entzun ohi dugu

ez ez argazkiak egin ditzakete beste batzuek sinatzen dena betez gero eta orain akordio bat dago gernikako estatutua betetzeko eskumen batzuk eskualdatu dira arlo sozialari ukitzen dioten bizitzeko gutxieneko diru sarreraren inguruko

eta pixkanaka bagoaz eta guzti hori deskribatzen saiatu naizen egoera hori alegia

izan gabe gure eskuduntzak muturreraino eraman da eta sarritan bere falta asko aipatzen den borondate politiko

horregatik ere eta nahiz eta asko kritikatu jarraitu beharra dago

ez dira ez dira baliabide txarrak datozen eta gainean dauzkagun aldaketa guztiei
aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

eskerrik asko eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak legebiltzarkideok egun on

hitz egiten ari gara nazioarteko itun bat da eta argi dago giza eskubideak

eta bertan eskubide zehatzak agertzen direla etxebizitza osasuna hezkuntza enplegua eta babesa

eta espainiak itun hau sinatu duenetik horrek esan nahi du

lege guztiak edo arau guztiak aprobatzen direnean eta bestalde euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak aurkeztutako

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

angulo jauna erantzunen txandara pasatuz

legebiltzarburu andrea batzuetan izaten dira

uste dut denok egiten dugula pentsatzea besteak zer esango digun eta horren arabera gure diskurtsoak eraikitzea

guk hemen gaur egin dituzun afirmazio batzuk guk

guk ez ditugu komentatu zuk aurreratu dituzu zuk esan duzu ekimena

edo gobernuaren jarduna ez dela hutsala horiek denak zuk esan dituzu nik

horrelako aipamenik egin ze noski

eta horri buruzkoa zen gaurko ekimena horri buruzkoa da erabat ezohikoa den momentu honetan

herri bezala hartu behar duen norabideari buruzko ekimena dela esan dut hasiera hasieratik

eta azpimarratu dut gainera orain hartzen ditugun erabakiek eta hartzen ez ditugunek

iparrorratz hori zein den markatzea ahal delarik hori konpartitua izatea eta noski

bidea markatzeko aukeratzen dugun iparrorratz hori gero aplikatzeko modukoa izan dadila

hitz hutsaletan hutsetan geratu

eta gainera esan didazu agian gaur beste kontu batzuei buruz hitz egin nahi nuela atril honetan izan gutxieneko soldatari buruz edo pentsioei buruz baina eske europako gutun sozialak horiei buruz hitz egiten du esan nahi dut gutxieneko soldatari buruz hitz egitea

edo pobreziaren kontrako jardunaz hitz egitea edo etxebizitza politikez hitz egitea hori dena europako gutun sozialak markatzen duen iparrorratza eta iparrorratz horretaz hitz egitea da

zeri buruz hitz egingo dugu intentzioez horiek dira

hemen aipatzen diren eskubideak eta horiei buruz hitz egitea tokatzen da europako gutun sozialari buruzko eztabaida batean nik ez dut inoiz izan hemen inolako konplexurik herri honetako gizarte politikak beste

aitortzeko ez dut inolako erreparorik izan orain horrek ez du esan nahi ez dudanik ikusten azkeneko urteetan herri honek herri bezala gabezia handi bat daukanik eta da justuki

politika sozial horietan eta babes sisteman orokorrean genituen zera horiek aitzindari izateko gaitasun horiek eta berrikuntza gaitasun horiek galdu izanaren kezka

eta zuk hemen esan duzu gutun sozialak esaten duen zera guztia markatzen dituen estandar horiek betetzen direla esan duzu kategorikoki baina horrela izango balitz gure gutxieneko pentsioak gutxienez mila laurogei eurotan

horiek osatzeko eta gure gutxieneko soldata gure errealitate sozioekonomikora

estatuak markatzen duen hori beraz asumir es responsabilizarse

alderdi sozialistari eta ppko

zuek esaten duzue espainian hau aplikatzen dela estandar hauek

hemen norabidea markatzea genuen helburu eta norabide hori markatuta eta denak onartuta norabide horretan

markatutakoa izan behar dugula iparrorratz hori eta ez besterik betetzeko konpromisoa nahi genuen gure politika guztietan gure eskumenak
muturreraino eramanez amaitu mesedez eta aurrera eramaten ditugun

eta errealitateak ikusiko du eta egin daitezke auditoriak zentzu horretan benetan gutunak markatutako hori beteko dugun edo hitz
hutsetan geratuko den eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

esan nahi nizuke niri europako gizarte kartari buruz hitz egitea legebiltzar honetan egokia

iruditzen zaidala zure diskurtsoa hasi duzu lehendabiziko txandan

zera esaldi hori aipatuz eta hori zenionean niri beste esaldi bat etorri zait gogora ez dakit

bazegoen bat esaten zuena dakienak badaki nora dihoan jakiteko behar duela nondik datorren jakin eta alde horretatik

guk argi daukagula nondik gatozen eta nora joatea nahiko genukeen eta kontziente gara baita ere zuk aipatu dituzun hor aurrez aurre dauzkagun aldaketak iraultza digitala ekologikoa trantsizioak eta abar eta abar baina nik uste

beharbada zenbait ikuspuntu ere aldatzen hasi beharko ginatekeela eta

mehatxu bezala ikusi beharrean egoera horiek beharbada aukera bezala ikusten hasi beharko ginateke ze batzuetan ematen du

mehatxuak gainean dauzkagula eta horren inguruko diskurtsoarekin ematen du beno ba aldez aurretik ondo osatua eta ondo borobildua dagoen

eta aldaketa horretan aldatu beharko genituzke gauza asko

baita ere aldatu beharko genituzke enpresak eta horretarako negoziazio kolektiboari aukerak eman behar zaizkio baina bai egon zen hemen aurreko legegintzaldian

inklusiboena eta parte hartzaileena jorratu beharko genukeena eta hori nik uste benetako akordio bat izatera iritsi ahal izango litzatekeela aipatu duzu ez dakit nork esaten duela no corren buenos tiempos para la vida

akordioetara ez garela iritsi eta lehendabiziko txandan aipatu duzu bla bla bla

proposamen ona txarra edo erdipurdikoa izan proposamena egin duen bakarra

eta ez dut kontraproposamenik jaso jaso ditut iritziak baina kontraproposamenak idatziz ez beraz bla bla bla

ba beharbada ez gara gu gehien egin dugunak

nik euskaraz irakurtzen dizut eta nik

besteak zer esango duen baina aitortuko didazue badaudela klasiko batzuk eztabaida guztietan eta

baina batek esaten duenean badakit zer esango didazuen egoera onak eta indize positiboak deskribatzen ditudanean ba bueno ba badakit zer esango didazuen autokonplazentzia eta arrakastaz

zera daukadala arriskua daukagula horregatik

nik gauza bat esango dizut guk ere geure

egoerari buruz badakigu arlo guztiak bere argiak eta itzalak daudela eta

esan dudala nik uste bidean jarraitu beharko genukeela lehen aipatu ditudan borondate politiko eta pazientzia demokratikoarekin

eta horren inguruan akordioak sarritan egiten ditugunak oro har egiten ditugunak baino askoz ere ugariagoak

orduan ez dakit zer espero zenuen zure proposamenarekin eztabaidatu dugu baina uste dut ez duela ezer aportatzen

laboral eta bukatzeko aipatu nahi nuen nik uste dut horrelako baliabideak aldarrikatzea

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ez da onartu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

bat contra hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popular ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eta erakunde

eta ekiditeko behar diren neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda popular ciudadanos taldearen ordezkaria den

nuestro ejemplo y el modelo a seguir muchas gracias eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

eztabaida ostean ez da egongo kontsentsurik behintzat eztabaidan eta behintzat sinatu dugun testuan nahiz eta seguru asko azkenean talde ezberdinek baiezkoa emango dioten eta

pasa den legegintzan behintzat lau taldeen artean geneukan testu berdinaren inguruan erdibideko bat ezin sinatzea noski ez dugula sinatu

justu gure muturreko puntuan dagoelako eta alderdi demokratiko bezala ez dugulako onartzen eztabaida honen intentzioak

gure ustez berriro alderdikerietan erortzea nabaria da eta pena bat da memoriaren egunaren hurrengo egunean horrelako irudi bat ematea eusko legebiltzarretik behintzat talde batzuen partetik últimamente

egin zitzaion omenaldi bat bakearen aldeko apustu sakona egin zuen gizarte zibilari

gure baloreak txertatu nahi izan ditugu gure erdibideko

kontzeptua bizi edo pairatu ditugun biolentzia guztien deslegitimazioa demokrazian biolentzia politikoa lekurik ez daukalako zoritxarrez historikoki bortizkeria herri honetan

asko elikatu da deskonexio oso

prisión berriro diogu etorkizunari begira biolentziaren deslegitimazioa ezinbestekoa da minaren aitortza

jarriz presoentzako bigarren aukera bat ere bai horrelako proposamenak egiten gure proposamenean barkatu hori proposatzen dugu omanaldi hauek

aukera hori ukatzen dutela eta gizarte bezala horrelako omenaldiak ez badira egiten asko irabaziko dugula pero la solución la solución

mezuak eta azken hamarkadetan gizarte osoak eman dituen pausoak zentzu horretan bide horretan

babesten ditugu gure etorkizuna gure memoria elkarrekin eraiki behar dugu memoria biktimak erdigunean izan behar ditu eta

sinatu dugu erdibideko hau kontsentsu bat dagoelako omenaldi publiko horiek berriro gerta ez daitezen eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

para acabar con ellos hau ezker abertzalearen erantzukizuna da zuen etxerako lanak dira zuen jendea delako zuen mundua delako eta badakizue hau onartezina dela badakizue

hori moztu egin behar duzue bestela ezingo dugu

izango da zauriak ixtea bestela ezinezkoa izango da guztiontzako

egiten jarraitzen badute eta benetan aieten esaten esan zenuten moduan eragindako sufrimendua arindu

egin dezakezuen lehenengo gauza lehenengoa ongietorriekin amaitzea izango litzateke

zuen plana hauxe da elkar bizikidetzaren bidean egin dezakezuen eta amaitu zenetik hamar urte igaro dira eta ez dugu nahi beste hamar

utzi arte elkarbizitza demokratikoan aurrera egitea guztion kontua da baina nekez lortuko dugu ongietorriak bezalako gertaera onartezinak gertatzen diren bitartean zeuen hitzak zintzoak badira

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi errefusatu egiten ditugu pertsonei egindako omenaldi publikoak

bai helburu politikoak lortzeko bide gisa indarkeria erabili edo justifikatu izanagatik direnean omenaldi horiek giza eskubideen defentsaren aurkakoak dira eta biktimak iraintzen dituzte bi mila hemezortziko otsailean bi mila hemeretziko urrian

hasten dut nire hitzartzea beste hitz batzuk erabili ninkez benetan sinonimoak erabili baina zertarako oinarrizko gauzez

ari gara gaur oinarrizko eskubideez oinarrizko balioez eta

hiru ideia nahikoak dira gure iritzia azaltzeko sinpleak ideia sinpleak baina edozein gizarte demokratikoan oinarri oinarrizkoak direnak

giza eskubideak urratzea ez da zilegia injustua izan zen ez da onargarria ez dauka justifikaziorik bi biktima guztiek eskubide berberak daukate egia justizia eta erreparaziorako eskubideak

beraien sufrimendua areagotzen duen edozein ekimen baztertu egin behar da eta hor datza dena ez dago gehiago luzatu beharrik

así de simple y por desgracia así de complicado eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen
ordezkaria den arzuaga jauna rodriguez jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok estatuak eraildako

biktimen ehuneko hirurogeita hamazazpi koma bostak inolako aitortza instituzionalik aitortza ofizialik gabe jarraitzen du

lagunen ehuneko laurogeita hemeretzi koma batak inolako aitortzarik gabe jarraitzen du gogoan hartu beharra dago lagun horiek eusko jaurlaritzaren informearen beraren arabera

naparra eta popo larraren senideek beren

gorpuzkien bila segitzen dute berrehun presok eta haien senideek oraindik ere indarrean den salbuespenezko espetxe politika kriminal eta mendekatzailea baten biktima

segitzen dute politika bat hein handi batean eta kasu askotan legez kanpokoa dena eta politika bat

presoren heriotza eragin duena une honetan bertan gauza jakina da zazpi euskal herritarren bizkar gainean badago hamazazpi urtera arteko espetxe zigorra jasotzeko mehatxua lagun horien delitua izan zen izan da euskal presoen eskubideen eta haien nolabait kaleratzearen alde

sino también ilegal bien bitartean bai krimen frankista guztiak bai estatu terrorismoa bai azken berrogei urteetako tortura guztiek erabateko zigorgabetasunean jarraitzen dute ez

ez torturatzaileek eta ez gerra zikinaren kriminalek

aspaldi honetan ongietorri horietako gehien gehienak egiten direla diskrezioz hain justu ongietorri horiek antolatzen dituztenek

biktimekiko duten eta sentitzen duten errespetu sakonarengatik eta hala jartzen

hogeita hamabost kaleratzeetatik biren kasuan baino ez dute ongietorri horiek nolabaiteko oihartzun publikorik izan

zuek ez duzue bakea eta konbibentzia edo elkarbizitza bilatzen

bilatzen duzue pertsona horiek ez dezaten izan ez eskubiderik ez inguru sozialik bilatzen duzue oro har afera horren konponbidea

eta modu horretan gatazkaren beraren konponbidea zailtzea are okerragoa dena bilatzen duzuena da errelato jakin eta bakar bat inposatzea errelato bat garaituena eta garaileena errelato bat

eskatzen dute biktima guztien aitortza eta erreparazioa guzti guztiena etaren biktimena zalantzarik gabe baina baita estatuaren biolentziaren biktimena ere bakeak eta elkarbizitzak exijitzen dute

eszepzionalitate edo salbuespen oro behingoz ezabatzea eta lege arruntaren aplikazioaren bidez euskal preso politikoen kaleratze mailakatu bakeak eta elkarbizitzak

memoria barneratzaile edo inklusibo baten eraikuntza errelato koral eta anitz baten eraikuntza norberak bere errelatoa egin ahal izatea betiere baldintza batekin eta da ez ditzan aipatutako biolentzia eta sufrimendu horietako bakar bat ere ukatu

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza

eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

elkarbizitzaren bidean omenaldi publiko horiek ezin dira

deslegitimatu behar dira biktimak erdigunean egon behar dira eta etorkizuna begira gure

barkatu gure hurrengo belaunaldiei euskadi hobe bat

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

zabaldu behar den gran angularra gaiari ez enfokatzeko gaur esku artean darabilgun gaiari ez enfokatzeko zenbat zabaldu behar den gran angularra

eta nire lehenengo hitza hartzean esan dut biktima guztiek dauzkate eskubide berberak biktima guztiek merezi dute begirune berbera eta euskal

askotan ezarri egin du hemen biolentzia desberdinak sufritu izan ditugula gure legediak halan dio ere

gogoraren sorreraren legeak hala ezartzen du zenbat

eta guztiek behar dute bere lekua bere espazioa gure gizartea eraikitzeko momentuan

lantzerako momentuan baina batak ez du bestea

eta zuk gaur darabilgun gaiari uko egin

enfokea kendu nahian nik benetan ez dakit ez dakit oso ondo

benetan helburu onak gogo onak asmo onak dauzkazuen gai honi buruz hitz egiterakoan edo gai honi aurre egiterakoan ala

den asuntoa berriro honako gaurko honetan ere ze asuntoa da zelan gauzatu

gaurkoa bazela modu bat aurrerapauso bat emateko eta pentsatu nuen

egia esango dizut zu eta otegi jauna ikusi nituenean

oso sinesgarria egin eta zintzotasunez diot

sinesgarritasunari buruz edukiko duzu zeure iritziak ez noa horretan sartzen baina

ariketa bat egin nuen eta pentsatu nuen

agian zintzotasunez eginda daude agian aurrerapausoak emateko prest daude eta pentsatu nuen hau da aukera bat eta horrela luzatu nion zure taldeari

izan daiteke hau momentu bat ezker abertzaleak aurrerapauso hori eman dezan beste talde guztiekin batera zein izan zen erantzuna isiltasuna ezerra hutsa ezer ez erantzunik ez

orain oraintsu aspaldi esan izan duzuen bezala ez duzuela ukatu baizik eta isildu ez dakit isiltasun horrek zer esan nahi duen

eta isiltasunarekin erantzun egin da oraindik orain momentuz gaude

bozketa ez da egin eta ez dakit guk aurkeztutako erdibideko zuzenketan zerk atzera botatzen zaituen eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

andueza barkatu andueza jaunak esaten zuen deliberatuki ahaztu egin naizela etaren biolentziaz ez nola ahaztuko dut edo ahaztuko naiz ni etaren biolentziaz zalantzarik gabe etak biolentzia baliatu du nola ukatuko dugu halakorik eta sufrimendua eragiten du

baita biolentzia horrekiko guk edo beste batzuk izan dezakegun nolabait ardura ere

afera da hemen biolentzia erabili duen bakarra ez dela izan etak

ere zuen indar politikoek sostengatu duten estatu horrek ere erabili du biolentzia hemen ezberdintasunak hiru dira eta ez edonolakoak

betiko desagerrarazi zuen bitartean estatuak biolentzia erabiltzen segitzen du bigarrena bere garaian eta ezker abertzaleak berak eta ezkerreko independentismoak berriki nolabait onartu duelarik esan dut berriro etaren biolentziarengan eta hark eragindako sufrimenduengan

ardura zuen alderdiek eta oro har espainiar estatuak jarraitzen du hori asumitu eta onartu gabe eta hirugarren ezberdintasun bat

konprometituta jarraitzen dugu duela hamar urte hasitako bidearekin eta apenas duela bi aste egindako adierazpen horrekin

gure esku dagoen guztia egiten etaren biktimen mina eta sufrimendua arintze aldera galdera da galdera da prest zaudete zuek gauza bera egiteko imajinatzen duzue

zer nolako ekarpena egingo liokeen herri honi egingo liokeen aipatu ditudan estatuaren biolentziaren milaka biktima horiei zuen ahotan zuen ahotan urriaren hemezortzian ezkerreko independentismoak irakurri zuenaren moduko adierazpen bat entzutea pentsatu ezazue une batez

gizarte honek herri honek eskertuko lizkizuelako mila esker eskerrik asko

isiltasuna mesedez amaitu da eztabaida bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa